egun on guztioi eseri bakiotza suen lekuetan

horrela adostuta san juan de la arenan gertatutako erailketari buruzko adierazpen instituzionala irakurriko dut

isilunea egingo dugu eusko legebiltzarrak irmotasun osoz gaitzetsi eta erabat baztertu nahi du iragan azaroaren hogeita zazpian

amets eta sara emakumeen kontrako indarkeriaren ustezko gertakari berri baten biktima dira legebiltzarrak bere babesa eta samina adierazten die biktimen senideei eta gertatutakoei uste dugu emakumeen kontrako indarkeriarekiko gertakari berri bat dela bere alabak

egiteko bizi osorako sufrimendua sortuz eusko legebiltzarrak erailketa hauek gaitzesten ditu eta baita emakumeen kontrako indarkeriako edo sexu diskriminazioko beste edozein adierazpen ere uste dugu

boterearen eta emakumeen zapalkuntzaren ondoriozko emakume eta gizonen arteko desberdintasunetatik adierazpenik larriena el parlamento vasco

gai zerrendako lehenengo puntua legegintzako herri ekimeneko lege proposamena hidrokarburo ez konbentzionalak

ingurumena babesteko neurri osagarriei buruz aintzat

ebazpena banatu zaizue dokumentazioa irizpena hor daukazue horrenbestez eztabaidara pasatuko gara aldeko txandan nortzuk parte hartu nahi dute

guztiak mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

debekatzearen kontra gaude baina gaiari buruz eztabaidatu nahi dugu

eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den lópez de ocáriz andrea zurea da hitza

eskerrik asko rojo andrea maeztu jauna zurea da hitza

fracking ez plataformako kideei egun on eta eskerrik asko eta zorionak

gobernu ezberdinen desinformazioaren harresia hautsi duzuenak frackingen asuntoan eskerrik asko eta zorionak zuek izan zaretelako gizarteari

diozuenak gobernu ezberdinek erabiltzen zuten desinformazioa gainditu egin duzuenak eta bigarrenez ongi etorriak hipokresiaren tenplu honetara bai gaurko honetan hipokresia nagusi duen tenplu honetara hipokrita izan behar delako frackingaren defendatzaei sutsuena izateko bai madrilen edo gasteizen eta

baten tramitazioaren alde bozkatzeko hipokresia madrilen legedia

prestatu dutenek alderdi popularra eta era berean euskal autonomia erkidegoan frackinga egiteko baimen duen euzko alderdi jeltzalea orain esaten digute eztabaida sustatu behar dela eta orain arte ezer urkullu jauna eztabaida zintzo bat nahi baldin baduzu eten momentu honetan eten dezakezulako

eredu energetikoaren inguruan zuk nahi baldin baduzu frackinga bertan behera geratu ahal delako

euskal autonomi erkidegoan ez dakit beste asuntoren batean hainbeste botere edukiko duzun

eztabaida zintzo bat nahi baldin baduzu gaur bertan erabaki bat hartu dezakezu sesa enpresa publikoari esan saia eta enara baimenak bertan behera geratzeko gaur bertan

herri ekimen legegileak bere laugarren artikuluan oso garbi esaten duelako zein den bere helburua

edo ustiatzeko beraz gaur frakinga debekatzeari bai ala ez esan behar diogu hori da

herritarrek eskatu digutena frakingari bai ala ez esatea ez bai baina ez gobernuak bere irizpenean egin duen bezalaxe ez herritarrek euren sinadurarekin eta herri ekimen legegile horrekin

bai ala ez eta lehenengo eta behin eztabaida politiko bat eduki behar dugu

juridikoa baina lehenengo erabaki politikoak hartu behar dira eta hori da eskatzen dioguna euzko alderdi jeltzaleari frakinga bai ala ez eta eh bilduk oso argi dauka

egin zenuten iruzurra arabako batzar nagusiak eskatu

eta zuek zuek hirurok frakinga ahalbideratu parke naturaletan hori da egin zenutena

eredu bat posible delako beraz euskal herria bilduk erregai fosilak ustiatzeko diru publikoa gastatzeari ez esaten dio gaurko honetan baina horretaz gain

oso arriskutsua delako ere bai ingurumenarentzako bai pertsonen osasunentzako frakinga ura

eta guzti hori gutxi balitz ekonomikoki ez delako batere errentagarria frakinga

delako estatu batuetan sortaraziko burbuila beltz eta kutsakor bat

saldutako gozokia eta gaur egun milaka miloi euroko zorra sortarazten duen

dena oso ondo dakite hori estatu batuetan milaka putzu ustiatu dutelako eta hasieran burujabetza energetikoa lortzeko ezinbesteko jarduera izan behar zena enpresak hipotekatu ondoren zorrarengatik bizirik irauten duen jarduera delako gaur egun

putzuen errentagarritasuna izugarri jaisten delako hasierako ekoizpena eman ondoren eta zulatzen

kontuak kontu ekonomikoak soilik koadratzeko eta orain teknologia eta eredu hori saldu nahi digute eta hasi dira europara hedatzen

gainera gure kasuan eusko jaurlaritzaren eskutik diru publikoarekin

hori da soilik frackingina eta kasu honetan diru publikoarekin elikatzen den

bada garaia guretzako burbuila hau puzteko berandu izan baino lehen

energia berriztagarrian inbertitu behar da eta

mahaiburu andrea lehendakari sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi

ehun eta hiru mila euskal herritarrek eskatzen baldin badute gai hau parlamentu honetan tramitatu dadila gure taldeak ez dio horri

ezta gutxiago ere guztiz aurkakoa gaia eztabaidatzearen alde egingo dugu izan ere pertsona askok eskatu dute eztabaida hori gaur ganberan eztabaidatzen den tramitearen funtsezko kontua da hori esanda guri geratzen da esateko bakarrik adieraztea baietz

si cabe adostasunak lortzeko lan egingo dugu

guztiontzat ona zer den azaltzeko besteen iritzia jaso gabe

gizarteak berak erabakitzen du ez du elite batek inposatuko herritarren iritzirik kontuan izan gabe goi onura baten alde egingo balute bezala

adostasun errealista baten alde egingo dugula lan gure inguru naturalaren defentsan eta gure osasunaren alde posizio erretorikoetatik urruntzeko eta errealismora hurbiltzeko onartu gizarte moderno bat garela hazten jarraitu nahi dugula aberastasuna eta lanpostuak sortu nahi ditugula

eta are gutxiago pentsatu gabeko ekintzen ondorioz etorkizunerako hipotekak bizkar gainean jasota no hemos venido hoy a contestar a bildu

eskerrik asko tellería jauna bigarren puntua erretiratua izan denez gai zerrendako hirugarren puntua mozioa xabier isasi balanzategi eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua kutxabankeko

buruz dituen asmoen inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda isasi jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko esan alderdi popularrak bere emendakina erretiratu egin duela

legebiltzarkideok egun on mario fernández jaunak dimisioa eman du baina kutxabanken

kutxabanken inguruko eztabaidak inoiz baino biziago dirau ez gara sartuko dimisioa horren atzean kontu pertsonalik edo bestelakorik dagoen ez gaitu bereziki interesatzen horrek dimisioa kapital pribatuari ateak ixtekoa izan bada dimisioa horrela izan bada bejondaigula edozein kasutan mario fernández izan

eh bilduk gauza bera eskatzen jarraitzen du kutxabanken akzioak jatorrizko erakunde sortzaileen

esku gorde eta finantza erakundearen kontrol publikoari eta sozialari eutsi uste dut gainera atzo araban

aldun nagusiaren aldetik antzeko adierazpenak entzun izan ditugu eztabaida luzea da bai baina gaiak duen garrantziak horrela eskatzen du legebiltzar honek ez badie heltzen horrelako gaiei zeinek egin behar du ez gara aspertuko azaltzen zein den garrantzitsua finantza erakundeen kontrol publikoa eta soziala izatea

etxe desjabetze lotsagarriak behin betiko desagerrarazteko zein den garrantzitsua finantza erakundeen inbertsioak industria ehuna biziberritzen jartzeko zein den garrantzitsua mozkinak espekulatzaileen nahieran alferrik ekintza sozialetara bidera daitezen sufritzen dugun krisiaren sorburua finantza erakundeen kontrol eza egon zen ahaztu al zaigu krisiari aurre egin ahal izateko mundu osoan egin behar izan zen aurreneko gauza izan zen

kontrolpean jartzea ez al dugu hori gogoratzen finantza erakunde bat baino gehiago itxi eta estatuek bere gain hartu behar izan zuten haiek sortutako zorrak finantza erakundeen zorra herritarren lepo

finantza krisitik ekoizpen krisira eta industriaren krisitik sistemaren krisira

eta krisiaren begian finantza erakundeak

urtean arabako bizkaiko eta gipuzkoako industri ehunean

berrehun eta berrogeita bat mila lanpostu geneuzkan mundializazioaren urte

euskal herrian ez zegoen nahiko langilerik gure lantokien beharrak asetzeko hori esaten zuten adituek

zitzakeen ez zen horrela ordea handik gutxira zerbaitek krisia ekarri baitzuen ekarri

ekarri baitzuten krisia eta krisiak ez digu ezer onik ekarri

urtearen azken hiruhilabeteetan ehun eta

besterik ez zegoen hiru herrialdeetan euskadiko ekonomia eta gizartearen arazoetarako batzordearen arabera cesen arabera gurean bi mila zortzigarrena eta bi mila hamabigarrena urte bitartean industriaren pisuak

galdu ditu ehuneko hogeita lau koma bostetik ehuneko

jaitsi da bi mila milioiko euroko galera alegia egoera larria dela bistan da baina egoerak berez

ez du hobera egingo inork ahaleginik egiten ez duelako inbertsioak egiteko horregatik esaten dugu gaurko gaia oso garrantzitsua dela

gure industria ehunak behar du kutxabank engaiatua herri honen garapenarekin horretarako eskatzen dugu kutxabanken kontrol publikoa eta soziala inbertsioak sustatzeko euskal herriko industria ehunean berriro ere

txikia da industriaren ehuneko hirurogeiak balio teknologikoa erdi mailakotik behera dauka

ehuneko hogeita hamarak dauka teknologiaren balioa erdi mailatik gora legebiltzar honetan denok esaten dugu krisitik ateratzeko berrikuntza

nola egingo dugu hori inongo finantza erakundeek ez badu berrikuntzaren aldeko apusturik egiten

finantza erakundeak engaiatzea teknologia berrikuntza proiektuetan nola egin daiteke hori gure finantza erakundeen kontrol publikoa eta soziala galtzen badugu

denok nahi dugu hori guztiok dakigu berrikuntzaren aldeko inbertsioak epe luzerako inbertsioak direla guk badakigu inbertsio horiek ez dakartela epe laburreko mozkinik zein finantza erakunde pribatuk egiten ditu inbertsioak berez epe luzera begira gure inguruko bakar batek ez

zelan lor dezakegu finantza erakundeek epe luzerako inbertsioak sustatzea haien gaineko kontrol publikoa eta soziala galtzen badugu europako berrikuntzari buruzko adierazleen

ehuneko zero koma berrogeita hamabostekoa da gurean ostera ehuneko zero koma berrogeita zortzira iristen da ozta ozta

espainiako erresumakoaren azpitik gaude ehuneko

eta oso urruti dago europa batasunekotik ehuneko zero koma berrogeita hemeretzikoa gure industria ehunaren egoera larria da

andreok jaunok hori aldatu nahi badugu zerbait egin behar dugu eta zerbait

bitarteak behar ditugu eta bitarteko horietako bat

kontrol publikoari eta sozialari eusten badiogu jakina sarri askotan aipatu izan dugu legebiltzar honetan gure aurrezki kutxen izaera soziala herri xehearen beharrizanak asetzeko sortu ziren

finantza bideetara sarbiderik ez zeukatenean hori guztia galtzen ari gara

bizi garela esaten ari gara mozio honen aurreko interpelazioan entzun genuen kutxabanken finantza egoera bikaina eta haren profesionalei zor zitzaiela dudarik ez daukagu herritar askoren aurrezkiak kudeatzen dituzten profesionalak

dudarik ez daukagu horregatik jartzen ditugu gure sosak haien eskuetan baina ez bakarrik profesional onak direlako aurrezki kutxak zerbait gurea direlako

alegia gure dirutsuak gure nominak eta aurrezkiak herri honen garapenaren alde egiten duenaren eskuetan jartzen ditugulako

profesional onen ekarpena bezain garrantzitsua aurreztaile xumeen konfidantza delako

kutxabankek ez zukeen lortuko bikaintasun maila hori kontrol publikoa eta soziala

profesional honek euren lan bikaina lan egin dezaten

ez dugu nahi finantza krisia ekarri zuen eredu ekonomikoa bizi berritzea ez dugu halakorik nahi eredu ekonomikoa eraldatu nahi dugu dagoeneko jakina da langileen ordain sariak gero eta gehiago murrizteak

nazioarte mailan lehiatu ahal izateko jakina da

gure lantegien kooperatiben eta enpresen garapena eragotzi eta eraginkortasunak kamustu besterik ez dutela egiten jakina da desberdintasun maila handitzeak kalte egiten digula guztioi kalte egiten digu eta guztioi ez bada gehiengo zabalari behinik behin bai

finantza erakundea ez dugu nahi kutxabankek irph erabili eta aurreztaile txikien bizkar mozkin zikinak biltzea kontrol publikoa eta soziala nahi ditugu

horiei aurre egiteko saihesteko aberatsen eta pobreen arteko arrakala ahalik eta txikiena izan dadila nahi dugu

handi bat nahi badaukagu bat baino gehiago bertakoak eta kanpotik etorritakoak

neurriko finantza erakundea behar dugu bertakoa cajasur eta antzeko erosketa espekulatiboak

ere ahuldu egiten baitu finantza erakundea kapital espekulatzaile jo puntuan jartzen duelako

jakina baina gure beharrizanen eta izanetarako ez da horren garrantzitsua

zertarako nahi dugu kutxabank gizarte desberdintasunei buruzko galdeketa orain dela gutxi argitaratu izan da

gora egin duela ehuneko hogeita zazpi koma bostetik ehuneko

kezkagarria da egia da ongizate osoa aitortzen dutenen proportzioak ere gora jo duela hala ere horrek aberatsen eta pobreen arteko arrakala handitzen ari dela adierazten du desberdintasuna areagotzea lehen esan den moduan ez da ona

desberdintasun maila apaltzen lagunduko duenik alderantziz baizik ez dakigu gregorio villalabeitia jaunak zer nolako autoa gidatzen duen

kutxabank patineteetan baino ferrarin nahi zuela ez zaigu iruditzen batere

herri honek ez baitu luxuen eta abiadura handien beharrik

badakar ekarri ardura eta karga edozein kaminok ez baitu balio horrelako makina ibiltzeko

eta azpiegitura garestiak eraiki ahal izateko finantza handiak behar dira eta finantza handiak izateko finantza erakunde eraginkorrak behar dira eta finantza erakunde eraginkorrak normalean ez dira izaten interes partikularrei begira dihardutenak

are gehiago gure finantza erakundeak gure txikitasunera eta gure errealitatera egokitu behar dugu araban

bertako ekintzaileekin konprometitzen dena ongizatearen sareak zabaltzen dituena horregatik behin eta berriz esango dugu kontrol publikoa eta sozialeko kutxabank nahi dugu kutxabank hori behar dugu

autonomia eta ongizate maila handiagoarekin lotzen genuen artean euskal herriaren garapen azkarragoa lortzeko lanabes gisa ikusten genuen bat egite hori orain sortu genituen finantza erakundeen kontrol publikotik eta sozialetik ihes egiten badigute damutuko zaigu

ez du eragozten finantza erakundeen kontrol publikoa eta soziala izan ahal izatea guk herri ordezkariok eta politikariok oro har herritarren interesak eta behar izanak defendatzeko gaude finantza erakundeetan ere

finantza erakundeetan bereziki horregatik guztiagatik aurkezten dugu mozioa horregatik beragatik espero dugu zuek babestuko duzuela bi puntu jarri ditugu mozio horretan legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen diola kutxabanken pribatizazioaren aurka agertuko dadila eta bigarren puntuan pribatizazio hori eragozteko konpromisoa

uste dugu posible dela eta are gehiago uste dugu egin behar dela eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd

favorable a nuestra enmienda de totalidad gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den

prieto jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andrea zurea da hitza

lehendakari sailburuok egun on guztioi isasi jauna eztabaida honek inoiz baino biziago dirau diozu eta eztabaida gure ustez eztabaida hau artifiziala da eta dirau zuok behin eta berriro ateratzen duzuelako gai hau argi dago lehen kutxak orain fundazioak eta kutxabankek bera

lurrarekiko atxikimendua euren historian zehar

eta horretan jarraituko dutela garapen ekonomiko eta garapen sozialaren mesedetan lanean konpromiso argia dago obra soziala mantentzeko eta ahal den neurrian gorantz eta instrumentu zuzena da aipatutako garapen bide horretan erabili ahal izateko aipatu izan duzu

erreskatatu behar izan zirela kutxak eta guk galdetuko genizueke eta ez al duzue gogoratzen orain urte batzuk

zein izan zen euskal kutxen egoera ez al duzue gogoratzen araudi juridiko berarekin kontestu sozioekonomiko berean estatuan kutxen sistema jauzi zen bitartean hemen hiru kutxek erakunde finantziero

estatuko solbentenetarikoa eta sinesgarritasun handiena daukatenetariko bat euro gunean azken estres testen arabera

kutxabanken kontrola ez daukagu zalantzarik esan dugu garapen ekonomikoaren alde egingo dutela eta fundazioen esku egongo dela desberdintasunak areagotzeak kalte egiten digu

isasi jauna ez honetan ez beste arlo batzuetan desberdintasunak ez dira euzko alderdi jeltzalearen eskutik etorriko

eta benetan kaltegarria dena da zuek egiten duzuen diskurtsoa eta egiten diozuen kaltea kutxabank eta kutxen eta fundazioen irudiari

aipatu izan duzu baita finantza erakundeak gure txikitasun horretara egokitu behar direla eta eztabaida horretan bai gogoratu behar dizut eztabaida hau bi mila hamaikaan egindakoa dela

egin zen gogoeta hori zein izan behar zen dimentsio egokia gure herriari benetan erantzuna emateko eta gogoeta hori egin eta gero hemen dauden lau alderdi politiko ezberdinek

integrazio kontratua euzko alderdi jeltzaleko ordezkariak alderdi popularreko ordezkaria alderdi sozialistako ordezkariak eta ezker

sinatu zenduen dimentsioa zein izan behar zen gogoeta bat egin ondoren eta gogora ekarriko dut

atzerantz bueltatzea da eta ez dauka zentzurik zuok babestu zenuten gogoeta hau

errua bota egindako gauza guztiena abiadura handia aipatu izan duzu eta arriskutsua dela esan duzu isasi jauna eta egia da abiadura handiegia ez handia handiegia arriskutsua dela baina arriskutsua da baita astiroegi joatea bidean hori ere arriskutsua izaten da

posible balitz eta araudiak onartuko balu gure legebiltzar taldetik zuen legebiltzar taldeari eta bilduri

genioke euzko abertzaleak legebiltzar taldeak bilduri eskatzen dio

azaldu dezala zergatik dion horrenbesteko

hori da guk luzatuko genuen eskaera hori da horrenbeste bider hemen

guretzat argitu beharrekoa den gauza bakarra gure legebiltzar taldearen jarrera behin eta berriro argi utzi dugu jaurlaritzaren jarrera lehendakariaren berbetan entzun zenuen egindako interpelazioan lehendakariak eman zizun erantzuna errespetua eta erantzukizuna isasi jauna hori izan zen esandakoa

gure legebiltzar taldetik berriro aitortu egiten dugu euren historian zehar egindako lan garrantzitsuak eta benetan mesedegarriak izango direnak garapen ekonomiko eta sozialaren mesedetan euren inplikazioa

finantziero nagusi gisa gure legebiltzar taldeak errespetu osoa adierazten die bbk kutxa eta vital banku fundazioen gobernu organoen erabakiei hala nola kreditu erakundeek berak hartutako akordioei

jaurlaritzak ez dauka kutxabanken jabegoa ez dauka ez eta parte hartzerik bere batzar orokorrean ezta bere administrazio kontseiluan

protektoratuaren eta kontrol publikoaren funtzioa betetzean

sustatu ditzala erakunde horien eta erakunde publikoen arteko harremanak eta ahalbidetu dezala garapen ekonomiko eta soziala lagunduko duten ekintzak egitea

fundazioei eskatzen diegu bere gizarte ekintzan mantendu dezatela

euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin duten konpromisoari legealdi honetan esandakoa hamaika aldiz eztabaidatu izan dugu eta izan da eztabaidagai kutxabank

ekarrita bilduk liskarretan mantendu nahi duelako kutxabankeko kontua hori ez da bakarrik kaltegarria kutxabankentzat bertan euren diruak

guztientzat kaltegarria izango da berriro diotsut isasi jauna ez dugu ulertzen zergatik diozuen honenbesteko

anderea erantzunen txandara pasatuz isasi jauna zurea da hitza

zuen taldeko gizon guztiak daukazuen autoestima handi horrekin begiratu beharko zenuketen zeren politikarien mesfidantzarekiko egunen batean zuenganaino iritsiko da eta

damborenea jaunari erantzuterakoan esango nioke

kontua kutxabankez ari garela eta ez kutxabankiaz

herrialde honetako aldun nagusiak berak atzo bertan esan zuen

kutxabankeko akzioak kasu honetan vitalek kudeatzen dituen akzioak saldu baino eta pribatizazioa agian

damborenea jauna zertaz ari garen akzio horiek kapital pribatuari

hobe itzultzea entitate sortzaileak vital kutxari kasu honetan hori alderdi popularreko arabako aldun nagusiak atzo bertan esana sozialistei

kontrol publikoa eta sozialaren aldekoak direla eta

gaur alderdi popularrak egin duen moduan bere garaian guk egin genuen atzera botatzea eta eztabaida politikoan azken buru defendatzen ditugun posizioak defendatzeko egokiena zer den eta

legebiltzarreko araubide honen baitan jokatu genuen eta jokatzen ari gara pentsatzen ari gara eta

pentsatzen ari gara gai inportantea dela eta horrexegatik ez dugu amore ematen

prieto jaunak esan zuen moduan eztabaida horretan insistentziaz jardutea azken buru atzean dagoena inportantean dagoelako eta iruditu zitzaigun

nolabaiteko jukutria izaten zela hemen irabazle galtzaile

perbertsio bat zegoela guk ekarritako debate horretan estali nahi zela

zilegiz zenez agian prieto jaunarentzat ez zen polita izan baina zilegi zenez horrela jokatu genuen

horretan hemen gorospe andrea ez da bakarrik finantza erakunde jakin bati buruz ari garena ibilbide historiko oso bati buruz ari gara

euskal herriaren alde

euskal herriko kutxen artean bat ahaztu zaizu nafarroako kutxa canekin gertatu izan zena

gertatu zena egia da herrialde hauetako

aurrezki kutxen funtzionamendua desberdina izan dela arrazoi asko daude

nafarroako aurrezki kutxan ez daukat motiborik pentsatzeko

ustelkeria izan zen eta horri aurre egin nahi diogu guk debate honetan geroari begira dagoena da

kudeaketa orokorrerako eta lehen esandako nire hasierako interbentzioa horretarako eztabaida hori da hau da

zer gertatzen ari da banku fundazioak bihurtuta eta kapitala pribatizatu egiten baldin bada arrisku hori baldin badago zein bitarteak izango dituen jaurlaritzak berak politikak kudeatu ahal izateko

inoren borondatea zein izan daitekeen kontua eztabaida

ziurtatzeko lehen zegoena eta denontzat ona zena obra soziala kontrol publiko eta soziala ulerturik bertako errealitateari

minimo bat bete behar dela baina ez dadila izan tamainaz ari garelarik euskal herritik geratzen den erakunde bat non galdu egiten du lanabes bat

industria ehuna bertako ekonomia eta bertako ekintza sozialak kudeatu ahal izateko hori da arriskuan dagoena gure herri erakundeek galtzea bitarte bat bertako herri honen ongizatea eta bertako garapena sustatu ahal izateko hori da guk eskatzen duguna kontrolatzea eskerrik asko

ez du hitzik hartu behar euskal talde popularrak damborenea jauna zurea da hitza

entre las demás eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria prieto jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andrea zurea da hitza

isasi jauna zuen mozioaren testuan debereak ipintzen dizkiguzue guztioi debereak

debereak jaurlaritzari eta zuen debereak zuen erantzukizuna zuen ardura horretaz horretaz

de la fundación kutxa zergatik ez duzue zuen ardurari erantzuna ematen bilduren ardurak hor dagoz aipatu ez duzue egiten

patronatu horretarako bilduk hamabostetik sei izendatu ahal ditu

lau batzar nagusietatik isasi jauna sei hamabostetik hirutik bi zuen baimen barik

nahi ez baduzue ezinezkoa izango litzateke

saltzea eta zuek ez duzue ardura hori hartu izendapenak egiteko sasoia egon denean

oraindik aukera daukazue gogoa izan ezkero borondate politikoa izanez gero izendapenok egiteko

zuek egin diozue uko zuen ardurei

eta oraindik garai zaudete hori konpontzeko izendatu isasi jauna hasi etxetik hasi etxetik esanez aldatu daigun hau izendatu daigun donostiako udalekoa izendatu daigun gipuzkoako aldundikoa

baina ausarta izan behar da erabakiak hartu behar dira erabakiak hartu behar dira eta hori da zuek ez duzuena gure kontu honetan

leporatzea zeintzuk diren hartutako erabakiak eta hemen esan den moduan badakizue zoritxarrez badakizu isasi jauna zoritxarrez zein izango den

egiten den bitartean txarto egiten dagoela esatea txarto txarto txarto ez ez hau txarra da gure herriarentzako hori egiten den bitartean etorkizunari begira beti zalantzak etorkizunari begira beti susmo txarrak

hori babestu behar da hori ondo dago eta egin duguna apurtu gura dau

kutxetan osasun sisteman gizarte sisteman egindako dena egiten gauden bitartean ez

atzerantza begiratuta oso ondo dago mantendu dezagun daukaguna baina

eta etorkizunera begira berriro ere ez eta kontra herriaren kaltetan da

honek diruzaleak ez isasi jauna hasi debereak egiten etxetik zintzotasunez esan

eta esan has gaitezen gure debereak egiten hasi gaitezen kutxa fundazioan faltatzen diren zein pertsonak izenak ematen hasi gaitezen

hasi gaitezen erantzukizuna hartzen eta orduan

gai zerrendako laugarren puntua mozioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua donostiako benta berri auzoko babes ofizialeko etxebizitzei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda llanos anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko llanos andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den beitialarrangoitia andreak dauka hitza

ppk aurkeztutako mozioari osotasunerako zuzenketa aurkeztu diogu bai llanos andreak esan duen bezala gure ustez errealitate zehatz jakin bati

baina horretarako erakundeek bermatu behar duten aukera berdintasuna neurri batean hankaz gora jarriko litzatekeelako edo hori eginda ere nahi dio soluzio eman eta gure ez zaigu bide zuzena iruditzen eta esplikatuko dut orain zergatik

auzi honetan egia esan behar badugu erakundeek egin zuten lehenengo akatsa lur publikoak zirenak pribatuen esku uztea izan zen beraz hastapen hastapenera jo beharko genuke hanka sartzeak eta akatsak aurkitzekotan hortik aurrera eta promozioa nola egin zen ikusita pribatuen arteko kontuak dira gertatzen ari direnak eta

ni baino dezente gehiagotan aipatzen eta babesten duzuenez erakundeek ez dut esango ezin dutenek ezer egin nik ere ez dut uste inoiz ezin denik hori esan baina bai esan behar da ezin dutela

bere mugak ere badituztela alokairuan jarraitzeko aukera duten bitartean bertan bizi direnek beste hainbat kasutan gertatzen den moduan

egokitzen zaien bakoitzean erabaki beharko dute alde batek eta besteak eskaintza eskari hori komeni zaien ala ez hori horrela da benta berrin

beste kontu bat litzateke egunen batean promotoreek etxeak saltzea erabakiko balute orduan zer gertatzen den eta gu zuzenketarekin horri begira geratu gara uste dugulako

jarri behar dituztela erakunde publikoak babestutako etxeez ari garenez hortik abiatzen gara gure ustez

eta gure ustez hori horrela izanda jaurlaritzak

hortik jotzen duelako guk uste dugu erosi egin beharko lituzkeela etxe horiek

alokairuan jarraitu dezaten bermatu eta noski baldintzak betetzen dituzten herritar guztien artean bertan bizitzeko aukerak emanez zalantzarik gabe momentuan tokatzen den eta ezarrita dauden baldintzak tarteko

lehen aipatzen zuen llanos andreak ziurgabetasun hori incertidumbre hori nolabait ere konpondu behar dela eta berehala bururatu zaidan erreflexioa izan da akaso alokairuan bizi den edonori legeak egun izan jabea bat edo beste

urte luzeetan etxe berean bizi ahal izango dela esango nuke inork ez duela ziurtasun hori akaso benta berrikoek beste gauza bat dute gauza bat espero zutelako eta beste bat gertatu delako baina uste dut gaur egun legea dagoen bezala jartzen dituen epe mugekin eta abar ziurtasun erabateko urte luzeetan etxe berean biziko zarela uste dut

ez daukala are gehiago ziurrenik etxebizitza politika egokiak egin izan balira eta norabide egokian izan balira seguruenera ez soilik benta berrikoak ez soilik gaur egun etxebiden izena emana dutenak etxebidera izena ematera joaten ez direnek ere utopia bat bezala ikusten dutelako gaur egungo egoeran etxe bat eskuratzea seguruenera guztientzako egongo litzateke etxe aukera egongo litzateke alokairuan bizitzeko aukera egongo litzateke etxeen artean beharren arabera permutak egiteko aukera egongo litzateke askoz ere errealitate

hori horrela ez den adierazle etxebideko datuak baino ez dira irailaren amaieran eman zitzaizkigun datuen arabera

jende askok ditu arazoak nabarmena da seguruenera berriro diot politika egokia izan balitz alokairu aukera erreala izango litzateke edozeinek gauzagarria eta modu jasangarri batean gainera errentari dagokionez zeren

esan behar da tamalez oraindik urrun gaude horretatik beraz honelako egoera gehiago izan daitezke

egindako soluziobide baten alde egin beharrezkoa da irizpide orokor batzuk egotea

horregatik hain justu zuzenketan proposatzen dugu batetik lehentasunez erosteko aukera gauzatzea eta ondotik behin etxe horiek eskuratu ostean berma dadila behar gehien

eskaria baino askoz ere txikiagoa den neurrian uste dugu lehenetsi egin behar dela behar larrienak edo behar gehien dituztenak aurretik egotea

baldintzak betetzen ez dituztenei besterik gabe etxe horiek aukeran ematea beste herritar asko bazterrean uztea suposatuko lukeelako

baremazio irizpideei jarraituz egoera berean dauden

egun bertan alokairuan dagoen familia bat eta ez dagoen bat lehenengo honi lehentasuna ematea hau da ez behartzea nolabait ere bertan bizitzen ari den bati etxea uztera beste norbaitentzako soluzioa bilatzea betiere egoera berean ematen baldin badira gehienez ere gure ustez hori da egin daitekeen

leheneste bakarra egun bertan bizi diren alde gure ustetan

uste dugu batzuen mesedetan gainerako eskatzaileak eta etxe beharrean direnak baztertzea ekarriko lukeela eta ez dugu uste erakundeek hortik jo behar dutenik beraz ppk eskatzen duen moduan etxebideren araudia aldatu behar bada orain erdibidekoan ikusi dut hori erantsi duzuela

ez bakarrik benta berrin bizi direnentzat gure ustez arazo hori beste leku askotan gerta daitekeelako

modu orokor batean izan beharko litzatekeela aipatzen da ere etxea aldatzeko beharra egia da beharra

baina momentu honetan egia da ere pribatuen arteko harreman batetaz ari garela beraz ez dakit

nola lortu daitekeen baina lortuko balitz egia esan aurrerapauso inportantea litzateke maizterrek duten ezinegona edo ziurgabetasuna lehen llanos andreak aipaturenaren haritik

pribatuen arteko harremanak tarteko izan babestutako etxeak edo ez gure herrian alokairuan dauden familiak bostehun ez askoz

eta ekarriko al ditugu banan banan hona edo saiatuko al gera eztabaida politikoaren bitartez

hori ez litzateke bidea hastapenean

eta orain hori bideratzeko modu bakarra gure ustez guk zuzenketan aipatu ditugun neurrien bitartez litzateke herritarrei bermatu beharreko aukera berdintasunaren

talde popularraren eskariaren arrazoietan interpelazioa egin zen egunean esandakoaren arabera ustez maizterrei egindako iruzur bat legoke

abiapuntuan alegia erosteko aukerarekin alokatzeko eskaintza bat egin zitzaielako nabarmena da gu babes ofizialeko etxeak eta gainera diru publikoa tartean dagoenean eta sustapena dagoenean

alokairuzkoak izatearen aldekoak garela baina egia da eta horretan bat gatoz herritarrei iruzur egin baldin bazaie herritarrak babestu egin behar direla pentsatzearekin

horrek bere horretan beste gauza bat justifikatzearekin esan nahi dut

horrek berak ez luke justifikatuko tratu berezitu bat ematea orain eta bestela ere araudi orokorretan herritar arruntentzat ez diren gauzak onartzea gure ustez behintzat ez eta honekin ez dugu esan nahi berriro diot bertan bizi direnik babesa eman behar ez zaienik noski baiez

eta urte hauetan gutxienez parte hori argitu egin behar zen zergatik gauza bat agindu eta beste bat gertatu zen erakundeek babestu egin behar gaituzte guztiok gehiegikeriaren aurrean

baimena emango didazue deigarria egiten zait finantza erakundeen gehiegikeriak aipatu izan ditugunean pleno hauetan eta hain justu ere eskatu izan denean esku hartzea gehiegikerien aurrean zein gutxi babestu izan duzuen batzuk esku hartzea

badirudi ute bat denean hori egiten ari dena eskua hartu behar dela gor

iruzur egiten duena eta bere indarrezko posizio hori erabiltzen duena aurre egin behar zaiola eta finantza erakundeak zer esanik ez

alegia alokairuak babestutako etxeetako alokairuak

andreak uste dut jakin beharko litzatekeela bakoitzak dituen errenten eta diru sarreren arabera

benetan errenta horiek ezarrita dauden mugen barruan izateko ez da berria ere

izan erosketarako izan alokairurako inork ez lukeela bere diru sarreren ehuneko hogeita hamar baino gehiago eskaini behar horretara

bizi baldintza duin batzuk bermatu ahal izateko non biziz aparte bizi ahal izateko beste gauza asko behar ditugulako beraz herritarrak gehiegikerien aurrean babestea bai alokairuaren aldeko apustua bai aukera berdintasuna bermatuz behar gehien dutenei lehentasuna emanez eta hori uste dugu

eta erdibidekoan gauza batzuk zuzendu badira ere ez dela bermatzen beraz
talde honek abstentziora joko du erdibideko horretan mila esker eskerrik asko beitialarrangoitia andrea

itxaso jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza